puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena gure segurtasun eredu propio baten norabidean espainiako indar

polizialen erretiratze osoari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamen egin duen taldearen txanda arzuaga jauna zurea da hitza ekimena aurkezteko eta aldezteko

arratsalde on denoi gaurko edo arratsalde honetako puntu honekin

eta militarrak guztiz erretiratzea eskatuko dugu bi mila hamairuan horrela

eta gaur ideia hau berrestera gatoz eztabaida honetarako

emango ditut lehenengoa iraganeko

espainiako segurtasun indarrek eragin duten giza eskubideen urraketengatik guardia zibila bere

mina sufrimendua herri mugimenduari mugimendu sindikalari ikasleei mugimendu politikoei eragin dion saminagatik agrabio hori bere intentsitate guztian argitu errekonozitu

pentsatzen dugu eta erreparatu gabe jarraitzen duenez hor markatzen dugu gure lehenengo helburu bat ezin nuen saihestu

baina gaurko ekimen honetan ez dut iraganean geratzea nahi baizik eta etorkizunera proiektatu nahi dut segundo

espainiako gobernu ordezkariak eskatu du polizia gehiago ez du esan zertarako

ordainduko duen ikus dezagun gure segurtasunaren gastua segurtasun sailaren aurrekontuaren arabera bi mila hamaseikoa seiehun eta hogeita hamairu milioi eurotako

egon da udaltzaingoaren aurrekontuari begira estipulazio baten arabera berrehun eta laurogei milioi eurotako gastua daukagu obedientzia espainoleko polizia gastua laurehun milioi eurotik gorakoa izango litzateke guztira

euskal herritarrok ordaintzen dugu zenbateko hori bai zuzenean edo baita espainiar estatuari ordaindu behar diogun kupoaren bitartez aurrekontu hori jasanezina iruditzen zaigu de andresek eskatzen duenean guardia zibil edo espainiar polizia gehiago egiten du

libre nolabait batez ere guk ordainduko dugun eskaera bat egiten duelako eskatzen duenean polizia gehiago eskatzen du irakasle gutxiago mediku gutxiago edo zerbitzu sozial gutxiago aurrekontua ez delako infinitua

nahi eta behar ez duzuen polizia hori zuek ordainduko duzue laugarren ditugun segurtasun behar objektiboengatik

hemen egon zen etxe honetan eta esan zigun hau izan da biztanleko polizia kopurua handia izan duen europako lurraldea

polizien kopurua murriztea are gehiago beste elementu

agerraldi horretan esaten baitzuen gero eta delitu tasa txikiagoak

hiru probintzia hauetan berriro ere berri on bat tasa hori egokitu beharko genuke polizien kopurura

judizialaren lana esan zuen ertzaintza dela polizia judiziala honek eramaten gaitu konpetentzien eztabaidara espainiako segurtasun indarrek

judiziala bezala estatutuaren arabera orden publikoa mantentzeko ez du inolako ardurarik hala eta guztiz ere

inspiratzailea iruditzen zaigulako ez konplementatzeko polizia bat baizik eta ordezkatzen duen polizia bat nahi

aspirazio hori berreskuratu nahi dugu euskal poliziek pluralean ertzaintzak polizia foralak udaltzaingoak ordeztu ditzaten espainiar poliziek sei arrazoi eman ditut

gure iniziatiba justifikatzeko taldeek aurkeztutako zuzenketak ikusita eta azkeneko momentuan ekarri den erdibidekoa

legebiltzar honetan bata egokitzapena zen eta bigarrena erreplegatzea oraingo honetan erdibidean aurreko posizio horiek aldatu dira pse aurreko posiziotik nolabait igo da maila bat egokitzapena eskatzera heldu dela

heltzea gaur egun eaj ordea jaitsi da aurreko

bi mila hamairuko iniziatiba hartan eta aintzat hartu behar dugu beltran de herediak orain dela egin zuen agerraldia segurtasun batzordean eta hiru aldiz errepliege hitza erabili zuen gobernuaren helburu moduan pentsatu nahi dut

esan zuena eta gustatuko litzaidake honen inguruko azalpenak entzutea datozen hitzen txandetan

zuzenketari buruz lehengo hitza erabili zuena izen zen gutxitu

hitz hori ordeztea eta bere ordez erretiratze edo erreplegatzea jartzea baina ez duzue nahi izan bi puntu

egun euskadin dituzten eskumenak ertzaintzako kideek bete ditzaten hori eskatzen zenuten

hemengo poliziek bete ditzaten eskatzen zenuten eta gainera hau operatibizatzeko plan bat ere eskatzen zenuten pentsatzen dut

desagertu direla orain sinatu duzuen testutik pentsatzen dut asko deslabatu dela erdibidea

kenduta pentsatzen dugu norbaitek legebiltzar honetan jarraitu behar duela erretiratze edo erreplegatzea

argi eta garbi ozen eskatu behar duena horregatik mantenduko dugu gure jatorrizko

eta ekarritako erdibideko horren aurrean abstentziora joko dugu eskerrik asko eskerrik asko
arzuaga jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeetara pasatuz elkarrekin podemos martínez jauna

zurea da hitza lehendakari anderea parlamentariak

gaur arzuaga jauna hasi da bere interbentzioa

y en ello nos esforzaremos eskerrik asko martínez jauna euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria iturrate jauna zurea da hitza

eskerrik asko lehendakari jauna legebiltzarkideok arratsalde on guztioi estatuko segurtasun indarrak

etsigarria da gutxienez ere etsigarria ez esatearren gure autogobernua iraintzen duela aurreko legegintzaldietan egin izan dugu gehiengoetan akordioz egin ere estatuko segurtasun indarrei eskatzeko beren eskumenen eremu hertsira egokitu daitezen gaur urteak igarota

eta barne ministeritzarekin elkarrizketarik izan gabe berriro ere egiten dihardugu egin egiten dugu eta egin egingo dugu zoritxarrez

ez dutelako aintzat hartu gauzek berdin berdin jarraitzen dutelako eta inoiz ez garela nekatuko ertzaintzaren izaera integrala aldarrikatzeaz

gernikako estatutua betetzea legea betetzea guardia zibila polizia nazionalak eta ertzaintzak dituzten eskumenak oso argi daude

artikuluan ez dut irakurriko ez trankil baina baten bati ondo etorriko litzaioke estatutua lege organikoa da eta funtzio horiek jasotzen ditu

eta estatuko segurtasun indarren esku geratzen diren eskumen bakarrak dira komunitatez kanpotik edo gainetik daudenak ertzaintza da funtzio polizial guztien titularra guztiena

herritarren segurtasuna delitu antolatuen ikerketa jarduera deliktiboen jarraipena funtzio guztien titularra ertzaintza da argi eta garbi hortaz ertzaintza polizia propio eta osokoa garatzen joan den heinean guardia zibilari eta polizia nazionalari emandako funtzioak gutxitzen joan dira

segurtasun batzordean lortutako akordioek mugatu egiten zituztela batzuen eta besteen zerbitzuak are gehiago egokitze horretarako irizpideak

indarren lege organikoari dagokionez akordioan esaten da marko juridiko horrek ahalbidetu duela euskal polizia autonomoa garatzea horrekin batera izan behar duena estatuko segurtasun indarren egokitzea

zuenez egokitze horrek pixkanaka ordezkatzea dakar pixkanaka bai baina

hori da eusko jaurlaritzak eta espainiar gobernuak mila bederatziehun eta laurogeita hamarean sinatutako akordioak dioena hala ere argi dago

guk bai guk konpromisoa daukagu konpromisoa emandako hitzarekin eta sinatutako dokumentuekin hoy reclamamos una cuestión de legalidad

elkarrizketa exijitzen diogu espainiar gobernuari legea bete dezala eskatzen diogu

segurtasun indar eta kidegoak egoitzeko prozesua errespetu kontua da errespetua arauei

eta errespetua ertzaintzari berari ertzaintza polizia integrala da eta horretan bat baldin bagatoz jokatu dezagun horren arabera albo batera utz dezagun errekurtsoen bidea eta lan egin dezagun
segurtasuna garai berrietara egokitzeko besterik ez eskerrik asko iturrate jauna

erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria arzuaga jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru anderea señor prieto usted

hori txarto hartuko zuk ere ibilbide bat egin duzulako garai batean egiten zenuen estatuko

nolabait egokitzapena eskatzen duela eta nik pentsatzen dut ibilbide horretan ere ondo egiten duzuela

eta lehenengoarekin geratu zarete batez ere

buruz hitz egiten zuen posizio edo argudio horrekin iraganarekin zerikusia duen argudioa agian zuetako batzuk iraganean ainguratuta edo kateatuta geratu zaretelako nik etorkizunaz hitz egitera etorri naiz puntu honetan

asmatu nahi nuen non egia da pentsatzen dut etorkizun horretan herri honetan ez guardia zibila ez polizia nazionala ez

idaztea plan bat legebiltzar honetan eztabaidatu eta legebiltzarraren babesa izan dezan esan bezala eh bildu taldeak mantenduko du indar espainol guztia erretiratzeko exijentzia hori

bete arte euskal herria desmilitarizatu nahi dugulako eta horretarako urratsak eman behar direlako eta ikuspegi horretatik mantenduko dugu gure
aldarrikapena eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna
elkarrekin podemos taldearen ordezkaria martínez jauna zurea da hitza

eskerrik asko martínez jauna euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak iturrate jauna zurea da hitza

eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita zortzi boto aldekoa bederatzi contra hamazazpi abstentzio beraz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da

argiaren azken prezioak erregulatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den

energia enpresak bihurrikerietan ari dira berriz ere eta elektrizitatearen merkatua etengabe igotzen ari da egia da europa osoan
ari dela isiltasuna mesedez isiltasuna ari dela gora egiten

prezioen gorakada ikusgarria zeinean oinarrituta kalkulatzen baita kontsumitzaile txikientzako borondatezko prezioaren tarifa erregulatua erreferentziako

ezartzekoa erraza da errua egoztea klimatologiari eta frantziako etenaldi nuklearrari edo petrolioaren edo gasaren igoerari baina merkatuan ikusten

arriskutsuan urbildu dira bi mila hamairuko abenduan gobernuak elektrizitatearen merkatuan eskuhartzea erabaki zuenean ikusi ziren

aste edo hilabete hauetarako estatu merkatuan megabatio

ehun eurotik inguru beste errekor bat

manipulatuaren ondoren orduko hartan espainiako merkatuen eta lehiaren batzorde nazionalak zigor espedientea ireki zion iberdrolari

baina egoera kezkagarria bada are gehiago da argiaren prezioa hilabete honetan markatzen eta markatu duen bosgarren errekorra delako eta eta

datuek markatzen dutenaren arabera aurrez ikusi daitekeenez bihar are garestiago izango delako edo izan ahal delako ahí en estos precios

isiltasuna jarraitu eskerrik asko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeetara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria otero jauna zurea

pobrezia energetikoaren eztabaida pasa berria da areto honetatik

daude jomugan eta erlazioa dute noski eta elektrizitatearen prezioan ematen ari dena

guztion eskuetatik gutxi batzuen eskuetara aberastasun trasbase bat da bidean tranpa asko eginez ezer baino lehen banatu dezagun faktura bi zatitan alde batetik kontsumitzen dugun elektrizitatea

eta gero kostu finkoak peajeak eta abar ehuneko hirurogeitik gorakoak bi hauen batura

alderatuta europan ordaintzen denaren bataz bestekoa baino ehuneko hogeita hiru garestiagoa da erosteko ahalmenari begiratzen badiogu ordea ehuneko hogeita hamabost garestiagoa europako garestienetarikoa

kontutan hartzen badugu azken hamar urteetan faktura ehuneko ehun eta hamara igo dela ipca ehuneko hamasei igo den bitartean eta errentak igo

ez dago oasirik hemen fakturak murtzian edo

kolore berdina du hori bai hemen iberdrolaren zigiluarekin

arazoa beraz ez da bakarrik elektrizitatearen igoera puntual batek eragiten duen

arazoa egiturazkoa da eta egiturazkoa den neurrian energia plangintzari erreparatu beharrean gaude

plangintza falta edo iruzur sistematikoari begira beraz begi bat hemen izan behar dugu beti

son intocables eta guzti hau ahaztu gabe aurrekoan esandakoa

zazpi mila milioi euro sistema lehiakor batera pasatzeko kostuetan

jada pagatuak defizit elektrikoan eta oraindik hogeita bost mila milioi zain

auditoriarik egin gabe enpresen kostuak gobernuek onartuta aurrekoan esan nuen bezala enpresa energetiko erraldoiekiko duzuen morrontzaren erruz ari gara ordaintzen guztiok eta ate birakariez berriro

fakturaren argindar kontsumoari begiratzen badiogu hau da

berrogei horri hemen ere tranpak nagusi dira arrazoiak azaltzerakoan gobernuak duela gutxi nadal ministroak zioen

frantziako nuklearren arazoa beraz energiaren parte bat

hotza eskaria handitzen duena eta ikatza eta gasaren prezioen gorakada kontestu testuinguru nazioarteko batean hor daudela gakoak dio klaro gaur egungo elektrizitate sistema ontzak ematen badugu hor daude gakoak baina honaino iristeko bidea zein izan den ez du azaltzen gobernuak benetako arrazoiaz ez du hitz egiten gobernuak

zerbitzu publiko bat izan ordez espekulazioaren menpeko merkatu basatian oinarritua dagoela energiaren alorra eta enpresa gutxien esku gainera

se abandona la noción de servicio público harez geroztik joko zelaia guztiz trukatua dago horregatik eskaria handia denean merkatu librearen mekanismoak sartzen dituzte enpresa handiek bere posizio oligopolioaz baliatuz eta gainera tranpak eginez argi ikusi zen bi mila hamairugarrena urtean eta argi ikusten ari gara negu honetan

urtegien manibelekin eta ziklo konbinatuekin bien artean egindako jokaldi batekin guztion fakturan ehun eta bost milioi euroko gainkostuan eragin zituen hau ez dut nik esaten

eta isuna jarri zion zenbatekoa izan ez zen isun hori hogeita bost milioi eurokoa

eragin ondoren oraingoan dirudienez

gasaren erreserbarekin dator iruzurra ikusiko dugu laster kontutan izan laurehun milioi euro ordaintzen zaiela urtean zentral termikoei behar direnean hor egoteko baina hor zeuden behar zenean

gasaren falta izan zuten baina zer gertatzen zen orduan gasaren operadore nagusiekin eta zeintzuk dira gasaren operadore nagusiak

gasa behar zenean esportatzen berresportatzen erositakoa asia partean garestiago ordaintzen dutelako gasa

eta gasaren merkatua suposatzen da horretarako liberalizatu zela prezioak jaisteko hemen jeltzaleak ere atzetik ibili ziren bilbao gas hubarekin eta gero iberian gas hubaren asuntoarekin

da merkatua eta merkatu horretatik gasaren ehuneko bosta bakarrik pasatzen da eta eskasia dagoenean

prezioa bitik baino gehiago biderkatu zen gaur begiratu dut prezioa hogei euro megabatioko

berrogeita bi euro megabatioko pagatzen aritu ziren horretarako liberalizazioa euskadi gasista da esaten duzue urkullu jaunak askotan esaten du kontuz gasarekin garesti

honi gainera sistema marginalistaren txantxa gehitu behar zaio

energia garestienak sartzen du prezioa beste guztientzat eta denon artean azpiegiturak ordaindu eta gero

poltsikoratzen dituzte azken finean prezioak kapitulu bortitz hauek izango ditu maiz eredu osoa kolokan jartzen ez den bitartean tarifazioa norbanakoen aberastasunean oinarritua ez dagoen bitartean

auditoria bat egiten ez den bitartean eta abar eta abar horregatik gaur elkarrekin podemosekin premiazko neurri batzuk proposatzen ditugu

baina haratago goaz burujabetzarako bidean pausuak eman behar dira guk horrela uste dugu

hemen arantxa tapiarekin ados gaude eskuduntzarik garrantzitsuenetarikoa energiarena dela esaten duenean gero kudeaketa ereduan beno eztabaida izango litzateke baina argi daukagu ez garela burujabe

eta bide hori jorratzea gero eta premiazkoagoa dela beraz laburbilduz eredu burujabea publikoa progresiboa deszentralizatua

enpresa erraldoiei kontrola eta mugak eta amaitzeko

creo que no necesita traducción eskerrik asko eskerrik asko otero jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria rojo andrea zurea da hitza

rojo anderea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria grajales jauna zurea da hitza

andrea mila esker sailburu jaun andreok arratsalde on debatean zehar argi gelditu denez

norbanako enpresarientzat profesionalentzat eta enpresa txiki eta ertainentzat besteak beste azkenaldi honetan buruhauste bilakatu da

gaur gaurkoz metodo eskasa dela esan genezake kontuan izanik azken hilabeteotan emandako igoerak batez ere merkatu elektrikoan dagoen lehia faltagatik

hemen agertu denez eta eragin zuzena du familia ekonomietan eta baita gure ehun ekonomikoa osatzen duten enpresa txiki eta ertainetan ere

haize eta euri falta adibidez eta hortaz energia eolikoak eta hidraulikoak

eta eskari gorakada izan denez ikatza edo ziklo konbinatua

eta noski horien kostu aldakorrak askoz ere handiagoak dira guzti hori lotuta dago gainera aurretik ere esan denez frantziarako esportazioarekin

erostera pasa baita alegia ekaitz perfektua edo antzeko zerbait tokatu zaigu azkenaldi honetan

handipean dagoen handizkako merkatu batean justifikazio horiek ez zaizkit

esan ziguten sistema egonkorra izango genuela eta dirudienez oraingoz ez da hala

hor egon behar dute baina beste batzuek ez ikatza luzapen nuklearra eta fotovoltaikoen defizita pagatzen ari gara adibidez

bestalde energiaren sorkuntza dago hemen aurretik esan den bezala baina fakturaren ehuneko

oso modu berezian ere egituratu dute eta gezurra badirudi ere eguraldiari lotuta dago sistema ez dela batere egokia argi dago

bukatzeko burujabetzari buruz hitz egin digu otero jaunak nik esango nioke atal honetan

atalez atal datorren astean datorren ostegunean burujabetzari buruz hitz egingo da

aurkeztutako mozio bati esker eta hor gauza guztiei buruz hitz egingo dugu bai hor eta bai hemendik aurrera autogobernu ponentziaren baitan eta hor ere noski energiari buruz hitz egingo da

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria lópez de ocariz anderea zurea da hitza

erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos taldearen ordezkaria martínez jauna zurea da hitza

martínez jauna eh bildu taldearen ordezkaria otero jauna zurea da hitza

gauzatxo bat bakarrik esango dizut bai baina nire denbora agortzen da ezin zaitut itxaron ez harritu nau zeren badirudi gauza batzuekin ados zaudetela baina gero esaten duzu hirugarren puntua ez dugu bozkatuko gero

eztabaidatuko dugulako ez du zertan ikusirik gaur honen inguruko iritsia ematea

azkenean hemen hemen esaten diren neurriak enpresa arerio horien inguruko kontuak ukitzen dituzte eta horren inguruko aldeko bozkarik ematea

hainbesteko beldurra gauza hauek bozkatzeko eta ez duzue arrazoirik eman bi lehendabiziko puntuentzako esan duzu ez gaude ados

así desde luego llevamos mal esta legislatura eskerrik asko rojo andrea euzko abertzaleak grajales jauna zurea da hitza

amaitzeko euskal talde popularraren ordezkariak dauka hitza lópez de ocariz anderea

bototara jarriko dugu elkarrekin podemos eta eh bildu taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

euskal sozialistak eta euzko abertzaleak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa treinta y siete contra beraz berriro bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa treinta y siete contra berdintasuna dagoenez hurrengo osoko bilkurarako